berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako bosgarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua kirolaren

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza

guztioi lehenik eta behin alderdi popularra zoriondu nahi dut zorionak barrio jauna zorionak

markatutako bidea jarraitzearren eta batzordera eraman genuen eztabaida osoko bilkurara ekarri eta jarraipena emateagatik zorionak baina ez dugu helburu bera konpartitzen baina

ere gure bidea jarraitzen duzuen

nola nonbaitetik hasi behar garen eta ez da gutxi kirolaren finantziazio ereduaren inguruan kezka adierazi eta eztabaida

barrio jaunak egin duena eh bildu batzordera eraman zuen eztabaidari jarraipena eman osoko bilkuran nahiz eta eztabaidatzeaz gain

eta guztion artean erantzun eraginkorrak bilatu beharko genituzkeen guztion artean inolako bazterketarik gabe hausnarketa sakon bat

gobernuan daudenak kirolean militatzen ari diren kirolari zuzendaritza taldetan daudenak eta baita ere aldundietan

ari diren arduradun eta teknikari guztiak zertarako kirol egitura indartsu eta kohesionatuagoa garatzeko eta gaur egun aurkitzen garen egoera ezegonkor horretatik atera ahal izateko

eredu duina objektiboa eta egonkorra bilatzeko noski finantziazio publikoaz ari naiz eta inolako momentutan ez naiz

funtsezkoa dela benetako eztabaida sakon bat aurrera eramatea azkenean kirol estrategia bat estrategia oso bat

gure proposamenean hausnarketa eskatzen genuen azterketa konpartitu bat egitea eragile guztiekin

ez ez elkarlanean inplikazioarekin eta guztiok batera iruditzen zaigu hor badagoela desberdintasun nabarmen bat

kontsolidatua dugun norabide eza irizpide eza eta inprobisazioarekin amaitu ahal izateko eta horren adibide dira ez dugu urrutira joan behar urtero aurrekontuetan onartzen diren

adibidez jaurlaritzarena joaten bagara kirol zuzendaritzara kirol atalera

hirurehun eta hogeita bat mila eurotako aurrekontua dugu eta ez naiz aldundietara joango baina aldundietan ere aurkitzen gara aurrekontu nahiko eskasekin ikustea besterik ez dago ere aurrekontu horiek aztertzen

kirol egiturak bai kirol politikak kirola sustatzera eta garatzera bideratzen den aurrekontua zenbatekoa den ikustea besterik ez dago ez dagoela inolako irizpiderik definituta irizpide objektiborik kirol entitate desberdinak diruz finantzatu eta laguntzerako orduan

azalean ikusten da deialdi desberdinak deialdi bakoitzak irizpide desberdinak eta okerragoa dena oraindik aurreko

deialdiak ebatzi gabe gaur ez naiz horretan sartuko baina horretaz ere jardun beharko ginatekeen ikustea besterik ez

oso definituak daude baina gero finantzatzeko orduan ez dira egokitzen konpetentziei

beste batzuetan jaurlaritzak berari ez dagozkion eskumenetan eta hor badaukagu nahiko saltsa maltsa ikustea besterik ez

kirol talde desberdinak ate joka ditugula hemen ere kirol batzordean izan genituen klub desberdinak finantzazioaren

eske baina badirudi benetan eztabaida honi

diogula beldurra diogula ganoraz aurre egiteko eta

finantzazio bat definitu ahal izateko

izateko eta eredu objektiboagoa definitu ahal izateko ez dut ulertzen ez dut ulertzen

galtzeko gaur ez dakit eztabaidak ondorio emango dituen baina badirudi talde popularrak helburu duen kontsolidazioa hortxe

emaitza baldin bada dagoenetan jarraitzea eta badirudi hori izango dela

laster izango dugu eztabaida gai eibarko kirol elkartearen finantzazio arazoa

eta guztiak badakizkigu ere hemen arazoak baldin bagenituen ere nondik datozkigun nondik datozkigun begiak

hor jarraitzen du eta arazoak hor jarraitzen du nahiz eta lehen esan dudan bezala zailtasun eta oztopo guztien gainetik kirolari eta kirolaren militanteak eginiko esfortzuari esker

lortzen jarraituko duten erakundeen epe motzeko lan mugatuaren gainetik eta hori da errealitatea kirolean daukagun errealitatea hori da

baina galdera da noiz arte izango da posible hori

guk kasu honetan osoko zuzenketa aurkeztu diogula barrio jaunak mozioari erdibideko bat lortu dugula alderdi sozialistarekin eta pentsatzen dugu guztiok benetako hausnarketa serio bat egingo bagenu gai izan beharko ginatekeela guztion artean hemen adostasun batetara

gaiari heltzeko baina ez dakigu noiz arte jarraituko dugun

murgilduta eztabaidak garrantzitsuak direnean garrantzirik ematen ez diogunean eta errealitatearen aurrean begiak ixten
jarraitzen dugun bitartean eskerrik asko ubera andrea mixtoa upyd maneiro jauna

maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iparragirre jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakaria arratsalde on guztioi bueno

horretaz ni euzko abertzaleen izenean ezer gutxi esateko gai honi buruz sailburuak interpelazio egunean

beraz berak esandakoarekin geratzen gara gai hau ez da berria hemen aurretik aipatu den bezala abenduan izan genuen aurreneko ekimena

bi erdibideko zuzenketak bertan behera geratu zirelako

esanda baita ere alderdi popularrak aurkeztutako interpelazioan izan zen non uriarte sailburuak

bizpahiru hausnarketa aipatu zuen nabaria zela kirolean finantzak eta inguruan kezka orokor bat sortu dela

gaurko eskaerarekin uztartuz gogoratu nahi ditut sailburuak esandakoak ez daukazue kezkatu beharrik abenduaren hamaseian ez zelako legez besteko proposamena onartu

ondo dakigu zer eskatu zeniguten bai euskal herria bilduk

baita ere eajk eta ppk aurkeztutakoarekin eta esango dizuet zuen lasaitasunerako ildo horretatik lan egiten ari garela egoera aztertzen ari gara eta kontutan izango ditugu gai honen inguruko eztabaidako alderdiak kirolaren antolakuntza finantzaketa eta sustapena besteak beste guk

eta ez genuen uste hau entzunda gero moziorik aurkeztu zenik baino alderdi popularrak horrela ikusita

nik abenduko ekimenean argi utzi nuen ez genuela ikusten eredu aldaketaren beharra eredua badaukagu

aldiz bai ikusten genuen kirolean eskumena duten erakunde guztien arteko elkar lan bat

dituzten baliabideak hoberen banatzeari buruz eta zenbat hobekuntzak ezarri behar badira antolakuntzari finantziazioari edo sustapenari buruz izango zirela gaur talde desberdinek hemen esan den bezala ere abenduko proposamenaren antzekoak edo berdinak egin dituzte

aipatzen da eredu aldaketa eta guk gogoratu nahi dugu

badagoela nola gaur ere berdin pentsatzen jarraitzen dugun ez dugu emendakina aurkeztu besteak beste gaurko jatorrizko ekimenaren esanahia

bi taldeok sinatu genuen erdibidekoarekin baita ere

interpelazio egunean sailburuak esandakoarekin beste gauzaren artean kirolaren finantza inguruan

eta ondo ikusten dugulako hobekuntza baterako eusko jaurlaritzak hartu duen bidea jakin badakigulako

eta arlo pribatua arteko koordinazioa eta erlazio estua ditugun baliabideen eta egituren optimizazioa eta eraginkortasuna lortu ahal izateko

euskal herria bilduk eta psek sinatu duten erdibidekoa berdin berdina da abenduko batzordean

beraz orduan bezala ez diogu gure oniritzia emango

nahiz eta aldaketa bat sartu duten erdibidekoan hemen aipatu den consolidación hori jarri dute mejora progresiva gu ados gaudela hala eta guztiz baiezkoa emango diogu ppk eta upydk sinatu duten erdibidekoari eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza isiltasuna mesedez muchas gracias

garbi dago hemendik aurrera eh bilduk egin behar duena da bidea markatu alderdi popularrak gero errematatzeko

eskua hartzen dizut eta hemendik aurrera jarriko dugu praktikan sarriago

eredu bat badugula baina benetan saiatu naiz behin eta berriro ikusten zein den eredu hori eta egia esan guk

norbaitek azaltzea detaile guztiz

inprobisazioarena irizpide ezarena planifikazio ezarena eta eredu gabezia

eta hori ikusten da egunerokoan tarteka marteka hemendik kirol eragile desberdinak pasatzen dira erakundeetatik normalean gainera

eta ikusten dugu zer egoeratan aurkitzen diren askok lehiaketetan parte ere ezin dezakete parte hartu

batetan baina nola funtzionatzen dugu momentuka txandako gobernuak edo txandako arduradunak edo teknikariak dituzte irizpideen baitan eta irizpide horiek deialdiaren arabera ere aldatzen joaten dira

hori da kontsolidatu eta hobetu nahi den eredua guk ez guk ez eta askotan ematen du kiroletaz hitz egiten dugunean hau da denok gauza bera esaten dugula

zer esaten duten kirolaz kirola oso inportantea dela

zertan gauzatzen da inork ez luke jakingo hori erantzuten nik ere ez

ez dago kirol maila desberdinetan lotura bat ez dago garbi zein kirol mota bultzatu nahi ditugun

nola bultzatu behar dugun eta zein irizpideen baitan goi mailako kirola talentua duten kirolariak klubak federazioak eta abar baina inportantea da

adi denok eta denok kirola egitea praktikatzea oso osasuntsua horraino horretan geratzen da kirolari ematen diogun garrantzia

planteatzen ari garena ez da eredua aldaketa ere baizik eta eredu bat

zehaztea eta konkretatzea besterik ez eta gure taldea prest dago eta prest egongo da horretan parte hartzeko ez koordinatzeko eta ez beste batzuk ezartzen dizkiguten irizpideei baiezkoa emateko

hausnarketan azterketan parte hartzeko eta elkarlanean aritzeko bi kontzeptu oso

estrategia bat garatu ahal izateko askotan esaten dugun bezala kirol egitura indartsu bat eta kohesionatu bat bideratu ahal izateko

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

ez du hitzik hartu behar rojo andreak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak zurea da hitza

bai arratsalde on ubera andrea

berriro esango dizut eredua badaukagula kirol legea

mila bederatziehun eta hemezortziko urtean

eredu bat daukagu egia da abenduko erdibidekoan sozialisten egindako ekarpenekin jaitsi egin zutela exijentzia maila

eredu honek jarriz baina askotan horrelako bitxikerietan

gorde egiten dira nik berriro esango dizut ados gaudela egoera aztertu elkarlanean hobekuntzak eta behar diren aldaketak egin ditzagun ditugun baliabideak eta egituren optimizazioa eta eraginkortasuna lortu ahal izateko gaur ere honekin gu ados gaude eta esan duzu finantziazioa

presupuestoak legebiltzar honetan onartzen direla

eta beti jartzen dira

gaur hemen onartuko den ekimena eusko jaurlaritza eta kirol zuzendaria aurretik doala interpelazio egunean sailburuak esan zigun bezala besterik ez eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta upydk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena mila bederatziehun eta hogeita hamaseiko altxamenduaren mila bederatziehun eta hogeita hamasei mila bederatziehun eta hogeita hemeretziko gerratearen eta mila bederatziehun eta hogeita hemeretzi mila bederatziehun eta hirurogeita hamabostko

kentzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena mintegi andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko arratsalde on

legebiltzarkidea gonbidatuak arratsalde on gaur hona ekarri dugun lege besteko honek

helburu bat da azalekoa eta beste helburu bat da sakonagoa azaleko helburua da honezkero onartuta dagoen legez besteko bat

horri segida ematea eta gero badauka sakoneko helburu bat eta sakoneko helburua da hain zuzen ere urte gehiegitan luzatu izan den bidegabekeria bati amaiera ematea orain hiru urte hemen onartu izan zen

esaten zuen sinbolo frankista guztiak kendu behar zirela udaletxeetatik udalerrietatik eta hori ez da bete eta hori esaten zen hain zuzen ere zazpi urte lehenago edo zazpi urte gaur egun hau da bi mila zazpian

memoria historikoaren legeak esaten zuelako errolda bat egin behar zela eta sinbolo

kendu behar zirela eta orain zazpi urte ez zen bete eta orain hiru urte ere ez

inposaketa militarragatik gero ganorabakokeriagatik edo erantzukizun politiko faltagatik kontua da enoratu

daukagula gaur egun oraindik ere gure kale kantoietan eta esan behar da gerra zibila bezain odoltsua izan zela gerra ondorengoa gerra ondoren horretan egon zen erregimen politikoa erregimen politiko horrek ahalegin berezia egin zuen hain zuzen ere ideologia golpistaren sinbologia hedatzeko eta

objektuak sinboloak pertsonak identitate zantzuak eta hizkuntza bera ezabatu nahi

eta esaten dudan moduan hirurogeita hamaika urte behar izan ziren memoria historikoaren lege bat egiteko ordutik beste zazpi urte pasatu dira eta oraindik ere ez da bete eta horren froga da hain zuzen ere memoria berreskuratzeko bi dozena ia elkarte eta fundazio daudela hain zuzen ere memoria berreskuratu nahian hain zuzen ere ipini nahi dudalako edozein gatazka militarren ostean

arau unibertsalak diren hiru kontzeptuak egia justizia eta erreparazioa oraindik ere egin ez den

ez dira erretiratu omenak ez dira erretiratu dominak eta batez ere eta hau da garrantzitsuena eta hau azpimarratu nahi nuke ez da

euskal herrira hondamendia ekarri zuen hondamendi humanoa hondamendi politikoa ekonomikoa kulturala

genozidio linguistikoa burutu izan zen eta oraindik ez da azaldu gerran baino gerra ostean egon zirela dozenaka eta dozenaka hildako garbiketa ideologikoa egin zelako

aurkako garbiketa kasu batzuetan golpisten ideologiarekin bat ez zetozelako

legalitatea bera defendatzeagatik hau da errepublikaren legalitatea defendatzeagatik kontua da horrore hori guztia estali nahi izan zela amnistiaren legearekin mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpian eta indarrean dago oraindik ere amnistiaren legea

ez edukitzea gizateriaren kontrako krimenak elkar errekonozitzetik etor daiteke elkarbizitza

norberak bere burua errekonozitua edukitzetik etorkizunera begiratzeko lehenago iraganera begiratu behar dugu

begirada kritikoaz eta iragana iraganean kokatu beti ere gaur egungo balio demokratikoen arabera

guztiz alderantziz guk esaten duguna da iraganaz hitz egin behar dugula

begirada garaikidearekin eta ikusi iragan horretan zer gertatu den

atera zauria garbitu eta egia osoa kontatu baina egia letra larriz seguruen

egindako egia guztien metatuta egin ostean

egiten pluralean eta oraindik ere gure kale kantoietan ikusten ditugun sinbologia frankista guztiak dira

bakarra oraindik ere kontatu nahi zaigu historiaren ideia bat historia ikuspuntu batetik eta zintzo

aurrera begiratu nahi badiogu mila bederatziehun eta hogeita hamaseitik mila bederatziehun eta hirurogeita hamabostera euskal herrian bizi izan zen egoera politikoa ulertzeko ez dago talaia bakarra prismaren alde ezberdinetatik begiratu beharko diogu eta errelato guztiak batuta orduan agian kapaz izango gara

osatzeko eta gertatutakoaren osotasuna ikusteko

monolitikoa egitearen ordez errelato bat

kontrasterik gabekoa eta kontrapunturik gabekoa memoria egin beharra dago memoria osoa plurala zintzoa eta arduratsua eta esaten nuen bezala memoria falta horren seinale argiena da

memoria egin nahian elkarte batzuk dira gerra garaia gogoan eduki nahi dituztenak beste batzuk dabiltza garaian lapurtutako

durangoko edo gernikako bonbardaketak gogoan eduki nahi dituztenak badaude elkarteak andoain eta donostian

izan direnak gogoan mantendu nahi dituztenak eta batez ere

errepresaliatu egon ziren horietariko gehienak oraindik lurpean

ez dakigu non dauden ere elkarbizitzaz

eta hori da helburua bai elkarbizitza baina elkarbizitza bat adostasunaren kulturan oinarritu behar dena lehen aipatzen nuen

eta lege hori madrilgo diputatuen kongresuan onartu zen alderdi guztiek bat izan ezik alderdi popularrak ez zuen babestu

lege hori betetzea eta ikur guztiak kentzea eta ez dago koartada kulturalik edo ez dago koartada estetikorik

ez direlako proposamen estetiko baten adierazpena ikur horiek dira garai politiko menperatzaile baten sinbolo

zuzenak helburu zehatzekin egindakoak eta dauden

hain zuzen ere helburu politiko zehatz batekin historia

helburuarekin beste alde batetik ezin da esan kulturaren adierazpena denik kultura inoiz ez delako aseptikoa kulturak koordenadak ditu koordenada espazio tenporalak

ideologia du eta beraz ideologia hori da momentu honetan oraindik ere inposatu nahi izaten dena

planteatu daiteke garai baten lekukotza direla bai lekukotza dira baina lekukotza diren heinean kontsideratu behar dira tratamendu hori eman behar zaie ikur horiei lekukotzaren tratamendua beraz gaur ekarri dugun legezbesteko hau

pausu txikia gure memoria hori egiteko pausu handiak

guztiak ibili beharrekoak zauria ondo itxi beharra dago zauriaren gainean ozpina bota gabe eta gaur egun

ozpina da oraindik osatu sendatu gabe dagoen zauri horretan ezin da etorkizuna eraiki ez bada iraganeko oinazea onartzen oinazea mina

enoratu beraz memoria aldarrikatzen dugu eta aldarrikatzen dugu atzera begiratzea eta gogoratzea eta gaurko proposamen honek bakarrik eman nahi du pausu txiki bat oraindik ere eman behar diren

askoren lehenik eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

qué desfachatez qué cinismo político eskerrik asko maneiro jauna mendia andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den ramírez escudero jaunak dauka hitza

arratsalde on guztioi laurogei urte pasa dira mila bederatziehun eta hogeita hamaseiko uztailetik eta oraindik ere ikusten dira ikur frankistak gure kaleetan frankismoaren basakeriari

eta memoria historikoaren legeari men eginez ikur horiek guztiak gure kaleetatik kentzen saiatu beharko genuke

sin aplicarse besterik ez eskerrik asko ramírez escudero jauna

ya es hora muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok gonbidatuak arratsalde on

eskerrik asko mintegi andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eta da eta guk sozialistok hau guztiarekin amaitu nahi dugu

gerratearen eta diktaduraren ikurrekin baina baita ere eta frankismo garaiko ikur bezala horrekin baita ere desagertu nahi dugu eta hori entzutea nahi dugu zuen ahotik eta hori oraindik

frankismoaren ikurrak bai baina eta ere desagertu egin behar da guretzat porque los socialistas hemos padecido dos dictaduras

nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

onartu da gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena genero identitateak eta sexu orientazioak direla eta gertatzen diren

aurre hartze eta esku hartze neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena ekimena aurkezteko sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko sánchez andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa ez dagoenez

arratsalde on guztioi euskal herrian eta munduan oraindik sexu eskubideak ez daude bermatuta eta sarri askotan urratu egiten dira sexu joera eta genero identitatearen ondoriozko eskola jazarpena edo beste batera

ikasle batek bere sexu joera edo genero identitatearen ondorioz

bullying kontzeptuaren atzean ikasleen arteko bazterketa bakartzea mehatxuak eta erasoak daude botere harreman ez parekidean testuinguruan non

homofobiari transfobiari sexismoari eta heterosexismoari lotutako balioak jarraitzen dituzte sexu joera eta genero identitatean oinarritutako jazarpena eraso fisiko psikologiko eta sozialen bidez gauzatzen da orokorrean ikasle edo irakasle talde batek

bisexualei eta transexualei zuzendua jokabide hauek era askotan

azaleratu daitezke besteak beste bazterketa irainak eta eraso fisikoak eta baita erailketa

arrisku egoera berezietan dauden adingabeak izeneko txostena da

eta aniztasuna eta nortasun transexuala eta transgeneroa ez daude behar bezala onartuta eta oraindik ez dute normaltasun mailarik gure gizartean ondorioz lesbiana gay bisexual transexual intersexual nerabe ugarik egunero haien errealitatea onartzen ez duten egoerak bizi dituzte eta gutxiespen egoerak bizi behar izaten dituzten familian

ondorioz lesbiana gay bisexual transexual intersexual queer gazteengan ohikoak dira eskola emaitza okerragoak eskola absentismoa afektibitate ezkutatzea

baxuagoa barne gatazkak eta suizidio tasa altuagoa gainontzeko ikasleak baino hiru aldiz handiagoa

ezberdintzen dituen ezaugarriak honakoak dira hezkuntza sistemaren homosexualitatea eta transexualitatea ikusezin bihurtzea gutxienen sexualitateen aurrean familiaren bazterketa edo laguntza zehatz eta espliziturik ez eskaintzea estigma kutsatzea ez soilik lesbiana gay bisexual intersexual queer eta transexualei baizik eta euren alde agertzen direnei ere homofobia eta transfobia normalizatzeak

negatiboa eragiten du eta horrek norberaren desira edo sentimendu lesbo homo trans a ukatzea dezake lesbiana gay bisexual intersexual queer edo transexual sentitzen denaren lotsa eta

segurtasun eza era berean bere bakardadea eta isolamendua areagotuz erasoak jasateko arriskua legitimotzat hartzen diren jarrera oldarkorren biktima bihurtzeko aukeraren aurrean honek guztiak ulertezintasuna

babesgabetasuna eta bakardadea sufritzen ekar dezake eta bizipen

gerta daiteke ikusezin bihurtua eta kasu gehienetan ez du biderik edo beharrezko laguntzarik topatzen zuzendua izan dadin zaila da lesbofobiak homofobiak bifobiak eta transfobiak eragindako eskola jazarpena antzematea

ehunka milaka dira haien izaera onartzen ez zaien ikastetxeetan ari diren gazte homosexual eta transexual haur eta nerabeak eta

gazte hauek ez dute inolako erreferenterik kanpotik erantzun negatibo bat jasotzeko beldurra dute eta horregatik euren afektibotasuna ezkutuan

beldurrez eta kasurik txarrenean ondorio patologikoekin bizitzera kondenatzen ditu

egindako hainbat ikerketen arabera ikastetxeetan

nabarmentzekoa da gainera jarrera pasibo generikoak

eta hau kontuan izan beharko litzateke etorkizunean garatu daitezkeen esku hartze ildoetan herritarren ehuneko bosta eta ehuneko

bere sexu desira eta bereko pertsonengana zuzentzen du hortaz

bizi ahal izateko sekulako ahalegina beharko dituen ikasle kopurua oso handia da asko dira tartean dauden faktoreak bat nabarmentzekotan erreferente positiborik gabe biziarazten dituen testuinguru

eta gazteen testigantzetatik ondorioztatzen denez eskola testuinguruak ere segurtasun eskainik ordez erabat gatazkatsua den espazioan sustatzen du aniztasun afektibo sexualaren bizipenari dagokionez

reivindicamos eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andrea dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok arrasti on denoi pseko sánchez andreak eta eh bilduko urrea andreak esan bezala

eh bildu talde sozialista eta euzko abertzaleak taldeen artean beraz hiruren artean hitz egiten azkena nahiz zen heinean genero identitateak eta

eta jazarpenaren inguruan esan beharreko gauza asko esanda daude jada hori dela eta labur aritzen saiatuko naiz nire txanda honetan según el estudio

eta genero indarkeriaren aurkako politiketan euskadi aitzindari dela bigarrenik pertsona guztien berdintasunak diharduela bizitzaren esparru eta eremu guztietan eta inolako salbuespenik gabe eta

erantzuna eman behar zaiela erantzun integral bat erabateko erantzuna eta osoa nahiz eta indarkeria baztertzeko beharra gizarte osoaren egin beharra izan instituzio ona parte garrantzitsu batean noski

aitzindari izan da generoan oinarritzen den indarkeri orbanaren prebentzioan emakunde edo eudelen eskutik etorritako nahiko edo beldur barik programak martxan jarri izan dira

laguntzaz baita dibertsitate afektibo sexualaren inguruan lan egiten ari da baina aurrerapauso bat gehiago ematea beharrezkoa zen hezkuntza

horrela jaio zen hezkidetza hezkidetzaren bitartez pertsonen garapen osoa bideratzeko sexuaren araberako estereotipoak eta rolak albo batera utzita diskriminazioa eta genero indarkeria mota guztien kontra egiteko ikasketak eta lanbidea aukeratzerakoan

hezkidetza plan on bat dela uste dugu osotua eztabaidatua adostua garatzen hasia jada eta espero duguna benetan eragingarria izan dadila horregatik erdibideko sinatu ez duzuen taldeei

eta baita eskerrak eman nahi dizkiot urrea andreari bereziki eta sánchez andreari erdibidekoa burutzerakoan izan duten prestotasunagatik eskerrik asko

zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

eskerrik asko sánchez andrea mistoa lehen ez zegoen zerbait esan

zure baimenarekin eserlekutik egingo dut labur labur oyarzabal jaunari erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea amaitzeko oyarzabal jauna zurea da hitza

amaituta bozketara jarriko dugu euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hirurogeita hamaika aho batez onartu da gai zerrenda amaituta osoko bilkura